egun on guztioi aldez aurreko gaia behin betiko ebaztea
urriaren hogeita hamaikako osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak erregelamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluak adierazitakoari jarraituz

berdinketa izan zen eh bildu eta elkarrekin podemos taldeek batera egindako legez besteko proposamenaren jatorrizko testuaren bozketan beraz erregelamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluari jarraituz berriro ere egingo dugu bozketa beraz bozkatu dezakegu

ondo sartu beste aldera

momentu bat gaizki sartuta zegoen

bozketa amaitu baino segundo bat beranduago sartu duzu ondo makinak ez ez ondo sartu gauza bat da

legebiltzarkideak gaizki sartu zuen beraz enpate dagoenean ia makinak esaten duena

bai noski hiru aldiz sartu dugu hiru aldiz kendu dugu eta hiru aldiz sartu dugu eta ez

orduan bai ibili da baina hirugarren aldiz
ez zebilen begira parpadeatzen dagoenean seinale da ez dela ondo sartzen

makinak esango du aurreko txandan errepikatu nuen bozketa bat irabazi zuena

alde batek ze enpate baten aurrean geunden berdinketa baten aurrean gauden

gaizki sartu zuen orduan enpate dagoenetan gainerakoetan berdin da aktan jartzen da zein den borondatea baino enpate dagoenean makinari galdetuko diogu zer pasatu dan zer

berdin zait makinak esango du nola izan den

aurreko txandan esan dut errepikatu nuen bozketa bat eta txartela zer dena oso ondo zegoen eta esan zidaten ez ez ondo sartu du eta gaizki sartuta zeukan beraz esan nuen eta mahaian ere esan nuen erabaki bat hartu nuen hemendik aurrera berdinketa dagoenean eta duda dagoenean

bozketa ontzat eman edo txar eman gero ez dago denborarik buelta emateko horreraino bai ez ulertzen dugu

oraintxe ekarriko digute informea eta bestela berdinketa bertan behera gelditzen da itxaron egin ez nahi baduzue bertan behera gelditzen da

jarraian bozkatuko duguna da euzko abertzaleak eta euskal sozialistak batera aurkeztutako osoko zuzenketa bozkatu dezakegu

bertan behera geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako lehenengo puntua mozioa iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

eraikitako telekomunikazioaren sarea euskaltel enpresan gelditzeko jaurlaritzak hartu beharreko neurriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposatzailearen txanda casanova jauna zurea da hitza

bai egun on guztioi hasiera eman nahiko nioke nire gaurko interbentzio honi gaur gurekin dauden

y con nuestra solidaridad hau da euskaltelen enpresan euskaltelen enpresaren inguruan ezarri den prekarizazioaren enegarren adibidea gaur hemen eskatzen duguna da egoera honi konponketa ematen hastea

argi eta garbi eta beti zegonari gauza asko leporatu dizkiogu baina

argiak ez izatea argi eta garbi esan zigun

ceo a zegonaren nagusia eta ondorioz euskaltelen boterea daukan pertsona

zuntz optikoaren sarearen salmenta agendan dagoela hori dagoeneko ekainean euskal herria bildu atril honetatik aurreratu zuen baina

ofiziala da adierazpen hauen bidez ofiziala da aukera noski ez errealitatea eta aukera hori errealitatea bihurtu ez dadin gaur hemen gaude proposamen hau eztabaidatzea mila bederatziehun eta laurogeita hamabian euskalnet sortu zen eusko jaurlaritzak bere zuntz optikoa sarea zabaltzako sortu zuen enpresa bat sare hori euskaltel enpresaren zerbitzura jarriko zen mila bederatziehun eta laurogeita hamabostean euskaltel sortzen denean sare horren erabiltzaile nagusia

troyako zaldia deitu dugun zegona bazegoen telecable erosten denean zegonari

eta gainera ematen zaio euskaltelen ehuneko hamabosta eta hor benetan irekitzen da

aktibatzen du lidergo posizio bat ez da soilik akzio gehien dauzkana baizik eta proiektu bat aurkezten duen akziodun bakarra eta lortzen du beste akziodun batzuekin kontzertazio bat

nahiak martxan jartzeko eta aktibatzeko zuzendaritzaren aldaketa sakonak daude zuzendari berri bat jartzen da presidente ateratzen da eta presidente berri bat ere

euskaltel bezalako enpresa bat eta behar du herri honen helburuekin lerrokatuta behar dugu ikuspuntu ekonomiko soziala eta kulturaletik datorkigun munduan teknologiak sekulako garrantzia hartuko du dagoeneko badauka baina etorkizunean

industria lauzeroari begira bostgren iraultzari begira internetari begira eta abar luze bati begira ezinbestekoa da hemen egotea ezagupena hemen egotea herrialdearekiko konprometitutako enpresa bat

gaur egun enpresan jabegoan dagoen orekak berrantolatzen oreka horiek aldatzen esan dugun moduan dagoeneko zegonak agintzen du

batzuk guk uste dugu hori aldatu behar dela eta aldatzeko bide bakarra da

publikoen partetik eta horretaz aparte prozesu horretan ere kutxabank izan behar da bidelaguna eta baita ere proposatzen dugu

ardatz horien inguruan hiru hanka horien gainean proposatzen dugu gaurko euskalteleko barne orekak aldatzea eta aldatzea herri honen

gaur egun ez dago ezta bermatuta ezinbestekoa den blokeorako ehuneko

erabaki nagusiak hartzeko euskaltelen estatutuen arabera behar da ehuneko hirurogeita hamabostaren gehiengoa beraz ehuneko hogeita bosta pasata blokeatu daitezke

neurririk larrienak enpresaren egoitzaren aldaketa eta antzeko

ehuneko hori ere ez dago bermatuta kutxabankek dauka ehuneko hemeretzia eta gainera ez du erabiltzen hemeretzi horrek ematen dizkion eskubideak benetan herri honen defentsan

beraz proposatzen duguna da jaurlaritza eta banka fundazioak kutxabankekin batera inbertsio sendo baten ondorioz gehiengoa eskuratzea kontrola berreskuratzea zegona uxatzea zegonak ez delako etorri ezer onik aportatzeko

inoiz utzi behar ez zuen karrilean lehen aipatu dugun karrilean euskal enpresa bat euskal lurraldearekin

eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

aber mesedez paper horiek jaso mesedez jaso mesedez paper horiek mesedez bestela kalera joango zarete

dignas nada más eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

ni menos muchas gracias eskerrik asko tellería jauna

esté euskaltel o no esté euskaltel eskerrik asko damborenea jauna erantzunen txanda casanova jauna zurea da hitza

nos volveremos a ver en esta tribuna eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

corcuera anderea euzko abertzaleak tellería jauna zurea da

tellería jauna euskal talde popularra damborenea jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu casanova alonso jaunaren mozioaren

onartu elkarrekin podemos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu jarraian bozkatu dezakegu

ez da onartu eta azkenik euzko abertzaleek eta euskal sozialistak aurkeztutako osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

berrogeita hamairu boto aldekoa hogei abstentzio beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako bigarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena zaintzaren alorreko prekarietatearen kontrako talka planari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den garcía andereak dauka hitza ekimena aurkeztu eta

defendatzeko eskerrik asko mahaiburu anderea egun on guztioi

medidas concretas elkarrekin podemos taldeak berdintasuna elkartasuna eta justiziaren alde lan egiten du herriak eta hiriak bizitzaz bete nahi ditugu eta pertsona guztiak erdigunean emakumeok ere

garcía anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

eskerrik asko presidente anderea lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok egun on bueno berriro

eztabaidatzen ari gara kasu honetan podemos aurkeztutako mozio baten bidez egia da ere proposamen baten bidez barkatu

orain dela gutxi martxoan hain zuzen ere martxoaren zazpian beste proposamen bat eztabaidatu genuen legebiltzarrean mozio bat hain zuzen ere kasu honetan eta akordio zabala lortu genuen aho batez gai honi buruz

hitz egiten eta egia da lehentasun bat

hobetzea alde horretatik inolako zalantzarik gabe ados

baina ere azpimarratu behar dugu podemosek aurkeztutako bere proposamena egin duen bezala ez dugula ikusten eta ez dugu ikusten

akordio batera heltzen baina azkenean alde batetik eh bilduk proposatutako gauza batzuk ondo ikusten genuen baina beste gauza batzuk ez eta

ez daukagu arazorik azkenean esatea gobernuak egiten ari denarekin jarraitzea baina egia da gai hau eztabaidatzerakoan ematen du ere motz gera daitekeela ere beste kontu batzuk ez badugu

gobernuari arlo zehatzetan alde batetik eskatzen genion

bideratzea jakiteko nolakoa zen daukagun egoera indarrean dauden politikak

eta gero neurri berriak sustatzea kronograma batekin eta ere aurrekontu zehatzekin

proposamena gure zuzenketa defendatuko dugu besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

lehen aldia legebiltzar honetan zaintzaren inguruko eztabaida bat burutzen duguna eta ez da lehen aldia zaintza arloan ari diren emakumeen lan baldintzetaz hitz egiten

badirudi honetan ere egoera hori iraultzeko bidean kokatuko duen ekimenik aurrera eramateko gai ez garela izango eta iruditzen zait hausnartzekoa dela

azpimarratzen dugu zaintzaren balioa denek egiten dugu berdintasunaren aldeko

azkenean autu horiek eta konpromiso horiek gauza konkretuetan konkretatu behar direnean hor asmoak beste kontu batzuetan geratzen dira

aukera edo autu politikoetaz hitz egiten ari gara ondo azaldu du garcía andreak amaia pérez orozcok hemen egindako agerraldian

enpleguak direla gutxien baloratzen direnak guk erabat bat egiten dugu gaur garcía andreak hemen egoeraren diagnostikoa edo

ere bai diferentziak diferentzia izan daiteke baino segur aski perspektiba feminista konpartitzen dugun heinean eta gure jardun politikoan ere bizitzak eta bizitza bizigarriak eta zoriontasun proiektuak jardunaren erdigunean kokatzen ditugunez errazago gertatzen zaigu gai hauetan

eta horregatik ez naiz gehiegi luzatuko egoeraren deskribapen horretan

baina egia da milaka direla zaintza alorrean lanean ari diren emakumeak izan erresidentziatan etxez etxeko zerbitzuetan

edozein kasutan zaintza lan horiek ez dira balioan jartzen eta lan gisa hartzen direnean soldata eskasak lan eskubide kaxkarrak eta aitorpen sozialik

gutxietsiak dira arlo honetako emakumeak eta bere lan indarra merke saltzera behartuak berdea da more

argiak argitaratu zuen bizkaiko egoitzetako langileen esperientzietatik abiatutako hausnarketa sakon bat jasotzen du liburuak eta aurreko batean ere gomendatu nizuen irakurketa ikusteko nondik gatozen eta non gauden eta

baino berriz ere aurreko batean egin nuen bezala liburuaren bukaeran kontatzen den kontu bat ekarri nahi nuke gaur atril honetara lana eta bizitza

nagusi gaur egun baina lanaren lehen gaia jendearen bizitza denean eskemak berrikusteko ordua da egoitzetako langile askok nabarmendu dute pertsonekin egiten dutela lan euren baldintzak hobetuta

zaintzen duten jendearen bizi kalitatea sektore konkretu bateko langileen borrokan izandako bizipenak jasotzen saiatu dira liburu horretan

mundu osoa jarri daiteke zalantzan emakume langileena ere baden mundua irudikatzen has daiteke bizitza erdigunean jartzen duen

baina horrek ezinbestean gaiaren inguruan izandako beste eztabaida batean mahai gainean jartzen genituen bi galdera

gurea bezala bizitza osoan zehar zaintzak behar dituen duin izan nahi gizarte batek bere buruari egin behar dizkion bi galdera

nola izan nahi dugun zainduak eta bestea nork eta nola zainduko gaituen beraz eztabaida ezinbestekoa zaintza ereduaren ingurukoa eta egia da zaintza ez dela mendekotasunera mugatu behar askoz zabalagoa beharko lukeela zaintzaren inguruko eztabaida eta hausnarketak baina gaur zaintza

alorretaz ari garenez ba gogoratu nahiko nuke zaintzaren zati potolo bat

kokatzeko autua egin zuela gure herriak orain hamaika urte batez ere menpekotasun egoerei erantzuteko zaintza lanari dagokionean

langileen jarduna edo etxez etxeko zerbitzuetako langileen jarduna garrantzi handiko elementua da gizarte zerbitzuen sistema

baina legealdi honetan oso argi geratu da hau ez dela lehentasunezko arlo bat ez gobernuarentzako

azterketatik gizarte zerbitzuen sistemaren garapena ez da lehentasun politiko bat gobernu honentzat

zaintzaren antolaketan elementu garrantzitsu bat izateaz gain zaintza lan horiek errekonozitu eta balioan jartzeko elementu garrantzitsua da gizarte zerbitzuen

esaten diren zenbait gauza entzunda galdetu egin nahi nizueke gobernua sostengatzen duzuen taldeei baita alderdi popularrari ere

zaintza lan horiek errekonozitzeaz hitz egiten duzuenean zertaz hitz egiten ari zareten diplomaren bat emateko asmorik daukazue medaila bat jartzeko asmorik zein da errekonozimendu horren translazioa produktu batean zein da finean

soldatetan eta lanari egiten zaion aitortza sozial horretan hemen ez dago

bestelako biderik eta gaur berriz ere

lortu zen akordio hori aipatu da eta berriz ere aipatuko duzue bai alderdi popularrak eta baita gobernua sostengatzen duzuen taldeek baina errealitatea da gero

erresidentzietako edo egoitza zentroetako hobe esanda dekretu hori eta han ere berriz ere autu oso argi bat egin du gobernu honek el gobierno

eta gero badago eta garcía andreak ere aipatu du bere

hitzartzean bada ekonomia sozialaren arloan

eskerrik asko kortajarena anderea euskal sozialistak sánchez anderea zurea da hitza

legebiltzar buru anderea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok

alderdi politikoen sindikatuen eta enpresen inplikazioarekin egin behar da baina denon artean eta borondatearekin egoera hori aldatzen ari gara desberdintasun

pixkanaka pentsamolde aldaketa bat ematen ari da eta gizartea gero eta kontzienteagoa da zaintza ardura kolektiboa dela gaur eztabaidagai dugun gaiarekin lotuta gure taldetik esan dezagun zainketen sektorean desberdintasunak eta soldata arrakalak daudela baina ere berean uste dugu neurri zehatzak hartzen ari direla horrekin amaitzeko benetako berdintasuna eusko jaurlaritzaren konpromiso irmoa da eta hala izan da beti eta horregatik zaintza eredua

aldatzearen aldeko apustua egiten du aspalditik y así lo recoge

molina anderea erantzunen txandan elkarrekin podemos garcía anderea zurea da hitza

berak esaten zuen zein da errekonozimendua lehendabizi gogoratu eta hemen ekarri dut

martxoaren zazpian sinatutako akordioa eta hor bertan akordioa zen gobernuak dagokion estrategia egin behar zuela

hausnarketa bat errealitatea deskribatu behar zela ebaluaketa bat eta horren arabera ere dagozkion neurriak bideratu eta aurrekontuekin lotuta esparru batzuetan

gai honi buruz hitz egiten dugunean gai oso zabala da gai zehatzetan eta gai konkretuki hitz egiten dugunean erraza da sartzea baina beste

presentada besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido anderea eh bildu

bai eskerrik asko legebiltzar buru andrea eta berriz egun on

horrelako gaietan hobeto da gaian zentratzea eta ez dispertsatzea

eta da zerbitzu sozialen arloan zaintza lanetan diharduten emakume horien lan baldintzak eta beraien

egoera hori da hona ekarri dena eta hemen hitz egin da

hitz egin da gauza askotaz baina oso gutxi hitz egin da emakume horien egoeraz oso gutxi hitz egin da

gauza batzuk oso konplexuak direla konpontzen baina beste batzuk identifikatuak daude oso zehatzak dira eta badituzte mahai gainean berehala jarri daitezkeen alternatiba errealak

eta gauzagarriak eskatzen dutena da perspektiba feminista bat mahai gainean jartzea eta merkatu irizpideak alde batera utzi eta bizitza erdigunean kokatzea eta eskatzen duena da gobernuak agente ekonomiko bezala funtzionatu beharrean gobernu bezala

erdigunean eta bizitza horiek erdigunean dituen proiektu politiko bat bultzatzen duten gobernu bezala funtzionatzea eta ez

noski egia da hemen eman behar diren aldaketen inguruan ardura konpartitua da baina batzuek

hori oso argia da eta hemen hitz egiten ari diren

eta zuk hemen atril honetan gaur esan duzu feminizatuak eta prekarizatuak diren lan arloak direla

onargarria iruditzen zaizu administrazio publikoetatik eta gainera zure taldeak

zenbait esparruetan kontratatzen diren zerbitzu batzuetan lan prekarizazioa bultzatzea egokia iruditzen zaizu hori egiten diren kontratazioen arabera

zerbitzuetan nik ez dut konpartitzen eta uste dut horrek zerikusi gutxi duela bizitzak eta

eta bizitzak erdigunean kokatzearekin uste dut ezer gutxi eta hemen aipatu da aipatu da behin eta berriro

gizon emakumeen arteko arrakala salarial horren kontrako estrategia eta egia da baina estrategia hori indarrean dagoenetik

gora egin du gurean eta soldata arrakala horren erdigunean dauden elementuetako bat hemen eztabaida gai dugun horietako bat da

eskerrik asko kortajarena anderea euskal sozialistak sánchez anderea zurea da hitza

sánchez anderea euzko abertzaleak molina anderea zurea da hitza bai eskerrik asko

zure zuzenketa hau aipatu baino beno ez gaude ados noski

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jatorrizko testua jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatu dezakegu

ez da onartu eta azkenik euzko abertzaleak eta euskal sozialistak aurkezturiko osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

contra beraz ez da onartu osoko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua

txakolinaren zenbait gaztaren eta arrain kontserba batzuen

errefusatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

hauek bueno muga zerga

hauek sortu dizkiguten kalteak aurre egiteko eta aurre egin behar diogu baita ere estatu batuek hartu duten ekimenari baina eztabaida hori arina izango litzateke gaurkoa

da nazioarteko merkataritza bidegabearen azal bat nazioarteko merkataritza bidegabearen

da libre merkaturako akordioak eta horretaz ez dugu gaur ezer esango baina harreman estua dago bi azal horien artean hemengo eta hango nekazarien bizimoduak eta merkatuen hau da herri merkatuen eta eskualdeko merkatuen apurtzea da bere azken helburua menderatzea da bere azken

ez dira errudunak tresna egokia

kalte nazioarteko merkataritzak sortzen dituen kalteak eta tresna egokia da konpontzeko baina ez dira egokiak desegokiak dira bertoko merkataritza eta tokiko komunitateetan

sortzen diren kalteak konpontzeko kasu honetan esan dezakegu arbitrarioak eta bidegabeak

trumpek ezarri dituen muga zergak eta aurre egin behar dizkiegu baina denok batera

eta hori da gure proposamena bai onartzea alderdi popularrak aurkeztu duen proposamen horri bai esango diogu baina aldarrikatu behar dugu horren atzean dagoen diskurtsoa diskurtso arina da

eh bildu taldearen ordezkaria lopez de arroyabe anderea zurea da hitza

eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

elkarrekin podemos becerra jauna hitza ez du hartu behar eh bildu taldearen ordezkaria bai

de negociarla eskerrik asko eskerrik asko lopez de arroyabe anderea

tellería jauna bertatik eskerrik asko

eskerrik asko tellería jauna eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hamabi boto aldekoa beraz aho batez onartu da jatorrizko testua gai zerrendako laugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena etxeko langileek gizarte segurantzan egoki kotizatzen dutela ziurtatzeko presazko neurriak hartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebaztea talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den etxebarrieta anderea

eguerdi on guztioi eta bereziki eguerdi on eztabaida hau jarraitzera

langileen kolektiboko kideari durangoko jardunaldi feministetan bidez bide elkarteko lagunek superneskame

durangoko jardunaldi feministetan bidez bide elkarteko lagunek superneskame instalazioa jarri zuten

eta esperientzian parte hartzen duten emakumeengan enpatia sortzea zen arropa probatzaile bat eta ispilu bat instalatu zuten eta

nahi bagenuen argazki bat ere atera genezakeen arropa hori jantzita eta nik hasieran erdi barrezka hartu nuen proposamena baina barreak zirenak inkomodidade bihurtu ziren ba pasatzen ari zen denbora

egiten ari zitzaidalako traje hori jantzita beste emakumeak nire aurretik pasatzen ziren emakumeak horrela jantzita ikusten nindutenean

egiten ninduten txiki sentitzen hasi nintzen eta enpatia ariketa hori egin nuen bai eta gogoratu nuen nola hondarribian

herrian emakume horiek traje hori jantzita duten emakume horiek kalera ateratzen diren ederki ederki jantzitako umeak paseatzera edo pertsona nagusien egunkaria erostera kalean horrela zebiltzan eta nik begiratzen nituen

eraman behar zuten nik bost minutu laburretan sentitu nuen sentsazio hori

horrelako arropa jartzera derrigortzen dituztela okerrena da sistema osoak ez duela ezer egiten haien kontrako diskriminazioak umilazioak edo gutxiespenak gainditzeko soldata arrakalaz hitz egitea

gustatzen zaion gobernu honek soldata arrakalaz hitz egiten duenean nori buruz ari garen zehaztu beharko luke aurpegia jarri eta lanpostuak jarri egoera hori pairatzen duten emakumeei eta etxeko langileak dira horren adibide garrantzitsuenetariko bat duten ikusezintasunagatik dituzten diskriminazio zuzen eta

martxoaren zortzian mugimendu feministak publiko egin zuen itun sozialean bizitzaren ardura kolektibizatzeaz eta zaintza lanak berrantolatzeaz hitz egiten zuen dei egin zuen pentsio duinen alde lurraren defentsaren alde edota etxeko langileen eskubideen alde antolatzeko

jarri zituzten badakizue gobernuaren soldata arrakalari aurre egiteko estrategia mardulean berrehun eta berrogeita bat orrialdeko lanean zenbat aldiz agertzen diren etxeko langileak behin bakarrik baina ez haien egoeraz espreski hitz egiteko

hain zuzen hauxe esaten du hiru urtetik beherako seme alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntza lerroak indartzea norberaren bizitza

erantzunkidea sustatzeko eta etxeko langileen sektorean

bultzatzeko etxeko langileen lan eremuan dauden egoera diskriminatorioak

egoerak zertarako aipatu soldata arrakalaz ari garenean sistema honek emakume batzuen emantzipazioa lortzeko beharrezko emantzipazioa lortzeko

dagoelaren adibide garbia direlako berriz ere aipatu beharrean gaude etxeko langileen lan baldintzen inguruan behin eta berriro errepikatzen diren zapalkuntzak gobernu honek sustatutako lan baten ondorio batzuk ekarriko ditut

ikerlanen emaitzak ere hori bai azpimarratu nahi dut etxeko langileen inguruan diagnostiko batzuk egiten dituela gobernu honek baina gero bazterrean uzten dituela eta ez direla besteak beste soldata arrakalaren estrategia integralean edo beste batean sartzen ez dira ohiko langile bezala kontsideratzen eta hori da arazoa eta argi demostratzen du partzelazio honek los estudios procedentes de la investigación

bi mila hamaikatik hona egia da egoera dezente aldatu dela

ordaintzen baitzuten altan emanda zeudenak gizarte segurantzan eta bi mila hamabian kotizaziorako derrigortasuna

aldatzen da soldata tramoen araberako kotizazio oinarriak zehazten dira eta beraz jaso beharreko soldaten araberako kuotak kalkulatu beharko dira lan egindako orduei dagokien soldata minimoa oinarri hartuta edo hori gainditzen badute daukaten soldataren araberakoa

betebehar horri buruz hori ez betetzeko aitzakiarik ez dagoen arren gizarte segurantzak enplegatzaileei jakinarazi behar zien

aldaketen berri eman behar ziotela gizarte segurantzari berari horren helburua baita emakumezko langileak dagokien kotizazio tartean sartzea soldatak gutxienekotik gorakoak

baina gobernuak gobernu espainiarrak ez du ezer egin enplegatzaileen kotizazioak doitzeko gizarte segurantzaren diruzaintzak pertsona bat kontratatuta duten familia guztietara zuzendu izan balitz hileko soldata

ziur gauden egoeran ez ginatekeela egongo baina ez da diseinatu enplegatzaileentzako kudeaketa kosturik gabeko benetako soldaten kotizazioa errazteko inolako planik

administrazioak berak kotizazio izapideak bermatzeko ezer ere ez behin eta berriro errepikatzen zaigu

ezin duela eskua hartu etxeko intimitatean kontratu soldata eta kotizazioen dokumentazio eguneratua aurkeztea ere ezin da eskatu

soldata horiei zegokien kotizazio oinarriak aplikatuta baina hori aplikatzeak aitortutako lanaldiari zegokion

zenbateko txikiagoetan kotizatzea zegokionean ere edo hori zekarrenean ere beren legezko erantzukizunen utzikeria

ez da gertatu kasu isolatu batean edo pare batean gipuzkoan eta bizkaian etxeko langileen elkarteek aztertutako kasu guztietan antzeman dute egoera hau beharrezko kexak jarri dituzte jada bai baina arazoa da gizarte segurantzak

erreklamazioa egin den momentutik eta ez atzera eraginkortasunez egin behar zen bezala eta gainera gizarte segurantzak salaketa baten

ausartuko direla beren egoera ikertzera alde batetik eta beste alde batetik salatzera ez dira interesdunak administraziora jo behar dutenak beren egoera partikularra salatuz diruzaintza da gizarte segurantza da kasu guztietan ofizioz jardun beharko lukeena

arrazoirik gabeko kaleratzeak egin daitezkeen enplegu bakarra dela etxeko langileena desestimiento arrazoituz

pasa den astean ez dakigu inork aipatu zuen gaur mahai gainean jartzen ari garen gai hau baina euskal herrian lanean ari diren elkarteetako aritu eta guztiz adituek ozenki eskatzen ari diren ikuskaritza lan hau

izan diogu gobernuari hala ere badirudi gobernua sostengatzen duten taldeek ez dutela honen beharra ikusi dagoeneko egiten omen delako argi dago ezetz salaketei eta diagnostikoari begiratzen badiogu

enplegatzaile batez ari edo ez gabiltza legearen hutsuneak baliatzen dituen agentzia banpiroen jardun lotsagarriaz aurrean duguna

egoera handienean dauden emakumeen bizkar gainean zaintza ezartzearen politika publikoa da etxeko lanak bestelako

izango litzateke eta estatuak ez du pertsona guztiok zainduak izateko

eman nahi bizitzaren aldeko politika erradikalak behar ditugu eta horretarako prest egongo den aliantza publiko eta pribatua badirudiena gaurkoan aurrera aterako ez dena baina taldeen hitzartzearen txandan horren zain geratuko gara

egun on berriro denoi etxeko langileen lan baldintzak oraindik kezkagarriak dira nahiz eta legebiltzarrean arazo hauek

eskerrik asko eskerrik asko garcía anderea euskal sozialistak sánchez anderea zurea da hitza

de cotización nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez anderea euzko abertzaleak arrizabalaga anderea zurea da hitza

eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena eztabaidatzen ari gara etxeko langileak langileek gizarte segurantzan egoki kotizatzen dutela ziurtatzeko prest asko neurriak hartzeari buruzkoa

eskari egiten zizkion bai espainiako gobernuari eta eusko jaurlaritzari elkarrekin podemosek egindako zuzenketak jaurlaritzari beste eskari bat gehitzen zion eta

erdibideko zuzenketa adostu dute nire aurretik hitz egin duen sánchez andreak modu nahiko zehatz eta tekniko batean

ez duten zuzenketa hori bozkatuko edo babestuko

ez dute kontraturik izatekotan ez dituzte adostutako edo inposaturiko benetako baldintzak islatzen etxean modu etengabean lanean dauden langileen ehuneko hirurogeita hamabiak astean hirurogei orduko lanaldia baino gehiago du eta soilik ehuneko hogeita hamark du asteroko hogeita hamasei orduko atseden ordu horiek modu jarraikor batean gure taldeak talde sozialistarekin batera aurkezturiko zuzenketan zera eskatzen genuen alde batetik sánchez andreak ere esan du eusko legebiltzarrak espainiako gobernuari eskatzen dio berretsi dezala bi mila hamaikako ehun eta laurogeita bederatzi hitzarmena etxeko langileei buruzkoa

hitzarmen hau etxeko langileei aitorturiko eskubideak eraginkorrak bihurtzeko bi mila hamaikako ekainaren hamaseian egun garrantzitsua

etxeko langileentzako etxeko langileek bideratutako borroka luze baten ondoren nazioarteko lan erakundeak etxeko langileen hitzarmena sortu zuen eta nazioarteko komunikabideek lan eskubide eta babesdun langileak bezala

y peor remuneradas aipaturiko hitzarmena berretsiz lan osasun eta segurtasuneko neurri eraginkorrak hartuko lirateke edo eta gizarte segurantza arloan orokorrean bestelako langileek dituzten baldintza eskasagoak ekidituko

lan osasun neurrien inguruan ez dago ezer gutxi arauturik kontzeptu zaharrekin jarraitzen dugu etxeko zaintza emakumeek gure gain dugun berezko ezaugarria izango balitz bezala eta formaziorik beharrezkoa izango ez balitz bezala sarritan ohikoak diren gorputz lesioak edo neke mentala ez dira lan istripu bezala aitortzen etxeetan modu etengabean lan egiten duten langileen pribakotasuna ere ez da ziurtatzen

eskari hau egitea inoiz baino gehiago eta horregatik gure zuzenketan jasotzen genuen eta gaur babestu nahi dugu bestalde gure zuzenketan baita ere eusko jaurlaritzari eskatzen genion jarrai zezala pertsona langileak informatzen kotizazio

eta pertsona ekintzaileak kotizazio betebeharrei buruz balitekeelako talde batzuen gustukoa ez izatea lan departamentutik arlo honetan informazioa zabaltzeko martxan dauden ekintza hauek

baina hauek existitzen dira eta departamentua lanean dago sánchez

izan diren baita ere aipatu du urte honetan bertan argitaratutako etxeko langileak diren pertsonentzako lan istripuak ekiditeko oinarrizko

gida honetan ez dut gehiago sakonduko denok ezagutzen baitugu

en la forma sánchez andereak azaldu du zergatik

erdibideko hau babestuko uste dut argudioa lehen esan dudan bezala

eta nik gure zuzenketa babesteko argudioak ematen saiatu naiz beraz gaurko honetan gurea egokiagoa dela
uste dugu eta horri eutsiko diogu besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga anderea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda
euskal talde popularraren ordezkaria llanos anderea zurea da hitza

llanos andrea erantzunen txandara pasatuz eh bildu

lehenik eta behin garcía andreari eskerrak ematea elkarrekin podemosen babesarengatik eta uste dut gainera gaurkoan legebiltzar honetan irudi ez dakit polita den hitza baina zaintzaren inguruan lanean ari diren sektore batzuen prekarizazioaren inguruan hitz egiten orain beste sektore oso garrantzitsu batez ari gara eta horrek

enegarrenez bada ere eta milaka aldiz bada ere jarraitu dugula hona ekartzen beraz

eta gutxi gorabehera sánchez andreari arrizabalaga andreari eta llanos andreak mahai gainean jarri dituzten gaiei erantzuten saiatuko naiz

eta horren ondorioz bai kotizazio base berriak ezarri zaizkiela baina salaketa jarri duten momentuan bertan horrek demostratzen du

eskaintzen den edo ematen den dokumentuen gaineko ikerketarik eta horrek eragin duela gaur egungo egoerak horretaz ari gara

arazoa esaten nuen bezala gai pilo bat dira eta ez dit inondik inora denborarik emango

zerbait gaizki egin baldin bada eta gaizki egin da

gaizki egindakoaren ardura beraien ardura izan baitzen honen gaineko jarraipena egitea ez du jarraipenik egin kotizazio baseak minimora eta beste

eta ez du urtetik urtera egondako igoera aintzat hartu kotizazio sistemetan beraz bai se puede

nada más muchas gracias eskerrik asko etxebarrieta anderea elkarrekin podemos garcía anderea zurea da hitza

les solucione sus problemas eskerrik asko eskerrik asko

sánchez anderea arrizabalaga anderea euzko abertzaleak ez du hitzik hartu behar

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu eh bildu eta elkarrekin podemos taldeek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euzko abertzaleak eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita hamasei boto aldekoa hogeita zazpi contra bederatzi abstentzio beraz

elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena euskal ikertzaileek brexitaren ondorioz erresuma batuan izan dezaketen egoerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den becerra jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eskerrik asko presidente anderea gaur aurkezten dugu ekimen bat
eztabaidatzeko ea zer nolako eragina izango duen brexita

hemen lan egiten dutenentzat baina batez ere erresuma batuan lanean ari direnentzat eta gure taldean kalteak ditugunez proposamenak egiten ditugu bai proiektu zientifikoak babesteko

langabezian geratuko diren ikerlariak erakartzeko

kontu bakarra ikerlari gehienak gazteak dira gazteak dira ere

aldarrikatzen dutenak eta gazteak dira batzuek zein besteek eta batzuek zein besteek etorkizuna eta

bila dabiltza haiek itxaropena eta etorkizuna eskatzen dute eta merezi dute dudarik gabe beraz babes ditzagun ikerlariak ez bakarrik bere etorkizunaren mesederako baizik eta gure

etorkizuna ere kolokan dagoelako eta bere itxaropena guztiona delako eskerrik asko

eskerrik asko barrio jauna eh bildu taldearen ordezkaria

mila esker lehendakari andrea legebiltzarkideak egun on

unibertsitate sistemaren planaren eztabaida monografikoa izan genuen ganbara honetan bertan euskal herria bilduk gure ikerlariek bizi

luze jardun zuen eztabaida monografiko horretan ikerlariei buruz egindako hausnarketa bat berreskuratu nahiko nuke gaurkoan

beharko lirateke lan baldintza duinak eta egonkortasuna eta eztabaida horretan salatu genuen moduan gobernuak oztopo jauzien lehiaketa bihurtu ditu karrera hauek lehiaketa honetan gobernuak jartzen dituen oztopoen adibide bat jarriko dut

ikerketa ibilbidearen hirugarren urteari ekin behar zioten ikerlariek egun batetik bestera beraien soldatak zazpiehun eurotan murriztuak ikusi zituzten

hau da egonkortasuna bere zentzu zabalean ulertu behar dugu ziurtasuna behar dute ikerlariak beste era batera esanda

etorkizuna behar dute ikerlariek beraz gobernuak pilak jarri beharko ditu zeren orain arteko politikekin nekez eskainiko dizkie segurtasuna eta berme nahikoak

eta are gutxiago kanpoan nazioartean daudenei erresuma batuan kasu erresuma batuan

zalantzaz beteriko etorkizun bat marraztu die

erresuma batuan garatzen ari direla beraien ikerketak borondatez baina tamalez beste batzuk

azken hauek euskal zientzia teknologia eta berrikuntza sistemak zaindu ez dituelako ziurtasun bakarra daukagu

ditugu erantzunak baino baina baieztapen honen aurrean ezin gara besoak gurutzatuta geratu horregatik elkarrekin podemos euzko abertzaleak eta euskal sozialistak talde parlamentarioekin batera

dugu lehendabizi euskadiko nazioartekotze agentziaren bitartez

zerbitzua martxan jartzea proposatzen dugu helburu nagusia izango litzateke euskal zientzia teknologia eta berrikuntza sisteman izango lituzketen aukerei buruz informazioa ematea ikerlariei baina neurri hau benetan eraginkorra izateko

gure ikerlariak zaindu egin behar ditu gure sistemak guztiz onartezina da kanporatua

egotea eta badaude bigarrenik

inoiz ez bezalako agertoki bat ireki dezake

egoerek salbuespenezko neurriak behar dituzte horregatik

hirugarrenik ikerlariekin gertatzen den moduan eta becerra jaunak aipatu ditu ere ikerketa proiektuek ere jasan dezakete brexit aren ondorioak

bere funtsak handituz kalte ekonomiko posibleei erantzun diezaion aztertu dezala eskatzen diogu gobernuari laugarrenik egun

unibertsitate sistemako unibertsitateek aldebiko hitzarmenak dituzte erresuma batuko eta irlanda iparraldeko unibertsitate desberdinekin adibidez upvren kasuan erresuma batuko eta irlandako iparraldeko hogeita hamalau unibertsitaterekin mugikortasun hitzarmenak ditu gure ustez

honetan sakondu egin behar da horregatik beti ere unibertsitateen autonomia errespetatuz

unibertsitateekin lankidetza hitzarmenen bidean sakondu dezaten eta azkenik

irakasleei zuzendutako mugikortasun beka eta laguntzei eusteko eskaera egiten diogu gobernuari hauen jarduerak erresuma batuan eta irlandako iparraldean

hausnarketa batekin bukatu nahi dut unibertsitate sistemaren planaren eztabaida monografikoan ezinezkoa izan zen akordiorik erdiestea ikerlarien egoera hobetzeko gaur aldiz

adostasun bat lortzea hurrengo asteetan enplegu gizarte politika eta gazteri batzordean aukera berri bat izango dugu

beraz espero dugu gaur gobernua sostengatzen duten alderdiek agertutako jarrera iraungitze datarik ez izatea eskerrik asko

incompleta muchas gracias eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak álvarez jauna zurea da hitza

jaun andreok eguerdi on denoi gaur eztabaidara datorkigun gaia elkarrekin podemosek aurkeztutako legez besteko proposamen bat da kasu honetan erresuma batuan

dela eta gure taldeak ikuspegi europeista argia dauka horrela adierazi izan dugu betidanik hainbat esparrutan europan begiratzen den herri bat garelako mundura zabalik gaudelako eta integrazioaren bidetik europan hitz propioa eta parte hartze aktiboa izan nahi duen herria garelako ere horregatik brexit ak izango duen eragina kezkatzen gaitu

sectores eztabaida prestatzerakoan niri ere

aste pare bat hezkuntza batzordean eztabaidatzeko aukera izan genuena eta nik uste dut azken finean guztion ekarpenei esker indartu egin genuena ere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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita lau boto aldekoa zortzi abstentzio